bost minutuko tartea dago erabili nahi du na entzat asteko euskal talde sozialistaren oredzkariaden prieto jauna dauka hitza ez durabili nahi euskal popularreko damborenea jaunak ez da uy garrido parkatu anderea ez da ere

andereak ez da ere maneiro ez da ere

se hemen akimat zuzenzen no es que hemen akimat zuzenzen dabiltza eta